osoko bilkurari ekingo diogu berriro ere gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua erabilera turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletako

esaten du hizlaririk astunenak beti hitz egiten duela bazkaldu ondoren

oso sutsua erabateko akordioa dagoelako eta beraz ahaztu ere eztabaida elektrizante batek apur bat

hala eta guztiz ere berria txarra baldin bada guretzat igual aspertuko garelako apurtxo bat ba berri ona da dudarik gabe jendearentzat eta horretarako gaude hemen

etxebizitza turistikoen arautzearen inguruan mintzatuko gara eta gaia benetan garrantzitsua da bereziki gure herriko hainbat tokitan hainbat hiritan eztabaida honek gainditu du espazio

politikoaren markoa eta gizartean egon badago esaten nuen moduan bereziki hainbat puntutan

eta etxebizitzarekin ere harremana daukalako eta gai hauek guztiak hitz potoloak hitz larrian

gaiak badira mozio hau azkenean eta esan dudanez akordio bat lortu da honen inguruan eta mozioa

aurkeztu zen egia da eta sinestu behar didazue interpelazioa aurkeztu genuenean ez genekien horren ondorioz

aurre erabakita daukazu uste duzulako akordiorik ez dela egongo edo

etxebizitza turistikoen inguruan beraien asmoak zeintzuk ziren galdetzera eta egia da eta esan behar dugu ez ginela gustura gelditu entzun genuenarekin zalantzak atera genituen eta entzundakoak ez gintuen lasaitu beraz mozioa aurkeztea erabaki genuen mozio honen

sortutako zuzenketak eta egondako prozedura zuzenketen inguruko negoziatzeko azkenean erdibideko batera eraman gaituztenak ba bai horrek bai horrek lasaitu gaitu eta gainera jakin izan dugu

prestutasuna bazegoelako konpartitzeko arazo hau behin betiko edo ahal den neurrian behintzat konpontzeko bide orri bat diseinatzeko eta hori da azken finean

etxebizitza turistikoen klandestinoen arazoa konponbide bat emateko bide orri bat gure mozioan jatorrizko mozioan azpimarratzen genuen zenso bat egitearen beharra eta gero zenso hori egin ondoren

eskaintza klandestino bat egiten ari diren guztiak legalitatearen atetik

bide ezberdinetatik informazioa eta baita ere legeak aurreikusten dituen inkluso

eta abar hasieran oso zentratuta geunden zentzu horretan baina esan dudanez zuzenketak egon dira eta

esan behar dugu aprobatuko dugun erdibidekoa jatorrizko mozioa baino hobea dela osoagoa osatuagoa eta aberatsagoa eta beraz pozteko modukoa gaurko akordio hau interpelazioan esaten genuen moduan eta

ez gaude etxebizitza turistikoen kontra merkatuak merkatu turistikoak behar du

bagaude etxebizitza turistiko ilegalen kontra bagaude

kontra etxebizitza turistikoek aukera berriak eskaintzen dituzte turismoaren sektorean baina baita ere mehatxuak eta guk nahi duguna da

ahal den neurrian inportantea da gaur egingo dugun akordioa lehenengoz eta behin ikerketa baten bidez arazoaren dimentsioaren erradiografia bat edukiko dugu edo erradiografia zehatz zehatza ez bada behintzat egin dezakegun hurbilpenik onena horrela jakingo dugu benetan

fenomeno honek bereziki etxebizitza klandestinoak eta jakingo dugu non dauden horri esker jakin ahal dugu non den

arazo bat gai honen inguruan eta non dagoen aukera bat

kalte ugari alde batetik iruzur fiskalari lotuta dago klandestinitatean garatzen den aktibitate batek zergak ez dituelako ordaintzen eta noski hori onartezina da

hiri planifikazio ordenatua egiteko oztopo bat suposatzen du

delako eta beraz planifikazio hori egiterakoan elementu guztiak ez dira ezagutzen

bere eguneroko bizitzan oztopoak eta deserosotasunak pairatu ditzakeenak beraz etxebizitza turistikoen eskaintza klandestinoa

erradikatu behar da badago beste onura ez zuzena lortu daitekeena bide orri hau aurrera eramaten badugu egia da azken urte hauetan etxebizitza turistikoen inguruan sortu den nolabaiteko

itxura horren harira badago jende asko erabaki duela merkatuan jartzea etxebizitza bat turistei begira eta egia da

ezartzen dituen parametro guztiak beteta soilik errentagarria izan daiteke kasu batzuetan eta egia da orain oferta turistiko klandestinoan

bilatzera dedikatuta daudenak turismoari begira ez badira errentagarriak legeak ezartzen dituen baldintzak beteta agian desbideratzen dira

normalera eta eskaintza aberastu dezakete eta beraz

bat arintzen lagundu dezakete beraz arrazoi askorengatik ezinbestekoa da etxebizitza turistiko klandestinoen afera

gaur adostu dugu guztion artean bide orri nahiko osatua lan horri ekiteko aletuko dut labur labur bada ere akordio honen gakoak

dugunez ba akordio dagoenez eta inor zirikatzeko

uste dut esposizio hau egin behar da eta guztiok jakiteko eta iritzi publikoa ere jakiteko zer den gaur adostu dena lehenengo eta behin proposatzen dugu edo eskatzen diogu jarraitzea elkarlanean udalekin erroldatze prozesuan sortu diren eta agertu diren hainbat zalantza eta arazo teknikoak elkarrekin konpontzeko

bigarrenik eskatzen dugu lehen aipatu dudan ikerketa

zailtasunak egon daitezke helbide guztiak detektatzeko baina ez eskaintza non dagoen

eta zenbat etxebizitza dauden eskainita azken finean behin eta berriro jarduera hau

egin behar da publizitatearekin eta erraza da jakitea eskaintza hori existitzen dela beraz ikerketa honi ezker

edukiko dugu alde batetik legalak direnak erroldatuta daudenak eta jaurlaritzak datuak badituelako eta beste aldetik

daudenak ere ezagutuko ditugu ba publizitatzen direlako eta ez da hain zaila

egitea eskatzen dugu ere informazio kanpaina bat egin dadin eta uste dugu pentsatu behar dugula

ez duela erroldatu bere etxebizitza turistikoa ezjakintasunagatik uste dugu lehenengo hitza beti izan behar dela gonbidapena informatiboa eskubideak eta beharrez ohartarazi behar diogu jendeari eta aukera eman behar zaio erregularizatzeko markoa daukan

eskatzen diogu jaurlaritzari ere turismo legean planteatzen ziren

dekretuak arautzeko lehenbailehen eta kasu honetan etxebizitza turistikoak eta logelak arautzeko dekretuak lehenbailehen garatu ditzala eskatzen diogu

klandestinoak erradikatzeko eta berriro azpimarratzen dut neurri hauek ez direla hartzen

kontra eta horretarako inolako zalantzarik gabe aktibitate hau legalitate barruan egiten dutenak aliatuak izan daitezke

eskaintza klandestinoaren kalteak beraiek ere bereziki konpetentzia desleiala pairatzen dutelako ere interesatuta daude eta markoa egon badago

aliatuak izan behar dira borroka honetan eskatzen diogu gobernuari ere bai legea betearazteko dauzkan tresnak erabil ditzala

informazioa badago bai baina azkenean denboran mantentzen bada

beste motako neurriak hartzeko eta azkenik ogasunekin elkarlana burutzea ahal den neurrian eta legala den neurrian informazioa trukatzeko eta guztion artean amankomun hau aurrera eramateko uste dugu akordio oso ona dela lehen esan dudan moduan jatorrizko mozioa baino hobea talde guztiek eduki dute irudimena proposamen ona mahai gainean jartzeko eta baita ere malgutasuna denon artean akordio

lagungarria izango da horretara amaitu behar dut kritika txiki batekin eta egia da poztekoa dela gaurko akordioa baina egia da iaz turismo legea aprobatu zenean ba hemendik pasa ziren eragile guztiek esan ziguten gutxi gora behera bi gauza

azkar eta gainera egin behar da datorren urteari begira tresna bat edukitzeko eskaintza alegala etxebizitza turistikoen eskaintza alegala neutralizatzeko zoritxarrez lehenengo urtea galdu dugu baina gaur adostu duguna

datorren urtean egon gaitezke egoera batean non kanpaina turistikoa etxebizitza ilegalik gabe burutuko den hala bedi eskerrik asko

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak

arratsalde on guztioi nik ez errepikatu arren bi idei nagusi helarazi nahi nizueke arratsalde honetan eta gai honen inguruan alde batetik eusko jaurlaritzak bere

eta bitarteko guztiak jartzen ari dela turismo legeak ezartzen dituen helburuak era txukunean betetzeko horretaz

baizik eta ikusi besterik ez dago agerian

hamabost egun eta beste batzuk etorriko dira eta ezagutuko dira beraz era txukunean ari da lanean jaurlaritza eta gero beste ideia nagusi bat oso fenomeno berri baten aurrean

oso ondo deskribatu duzu fenomeno berri bat eta ezaugarri oso berezi batzuekin eta ez dago inor munduan arazo honi heldu dionik beraz ez da hain erraza izango jaurlaritzak baditu bere bitartekoak eta erabiliko ditu besteak beste noski

beste hainbat eta hainbat gai batzuetan bezala baina baliabideak baditu dekretuak garatuko ditu eta ahal den neurrian eta nik uste dut zintzoki hitz egin behar dugula ahal den neurrian arazo honi helduko diogu

gauzak nola aldatu diren hori azpimarratzeko ba orain dela hogeita hamar berrogei urte

egiten zuen bitartekari lan bat uda partean etxebizitzak alokatzeko orduan zuk etxebizitza libre bat baldin bazenuen joaten zinen

iragarkia beno zer pasatu da ba garai horretan ez genion ekonomia bezala

halako aktibitate batzuei gaur egun eta teknologia berriak direla eta internet dela eta hartu eman ekonomiko hauek

horren ondorioz bai ekonomia sortu da beste sektore produktibo batzuk eta definitu dezakegu edo definitua izan den bezala ekonomia digital

atajar este problema eskerrik asko uribe etxebarria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko garcía anderea erantzunen txandara pasatuz

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

gracias eskerrik asko corcuera andrea uribe etxebarria jauna zurea da hitza

bai labur bueno garcía andreari eskerrak eman

testua babestuko duzulako baina ulertuko duzu esaten baldin badizut ez datorrela bat

egin duzun diskurtsoa eta gero eman behar duzuen bozka

esan nizun oso ikuspegi katastrofista eta alarmista bat azaldu zenuela turismo politikaren inguruan eta turismoaren

bilakaeraren inguruan eta nik orain esango nizuke gaur egin duzun

hamaika kritika bota dituzu baina gero zure bozkaren eskutik onartzen duzu jaurlaritza honek era oso txukunean lanen ari dela

eskerrik asko uribe etxebarria jauna garcía andereak ez du hitzik hartu behar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

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ustelkeriaren aurkako euskadiko borrokari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda elkarrekin podemos

akordio batera heldu zen legebiltzar hau bi mila hamalaugarrena urtean bai

ez nahikoa zen akordio hau baina gutxienez akordio bat

badaudela eta ustelkeria arazoak dituzten alderdiak

hartu ziren akordioak aurrera eramatea ez da asko eskatzea

hartu ziren akordioak berriro ere berrestea el primero

hirugarren puntua ertzaintzak ustelkeriaren kontra borrokatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak handitzea

bosgarrena euskal erakundeek kolaborazio osoa izan dezaten justiziarekin ustelkeria kasuen ikerketak eta epaiketak azkartzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

botere publikoaren erabilpena zilegi ez diren onurak lortzeko horrela definitzen du

mundu mailan gaia landu eta aitortza eta sinesgarritasun gehien duen erakundeetako bat ez du bereizketarik egiten korrupzio legala eta ilegalaren artean

ezberdinak direlako herrialde batean kontu bat legaltasun horren baitan egon daitekeelako baina beste batean ez eta argi adierazten du hori bere ikerkuntza eta

hortik abiatu nahiko nuke gaur alde batetik dugulako botere publikoaren erabilpena zilegi ez diren onurak lortzeko egun hemen marko legal honen margenen barruan egiten dena eta noski

egiten dena eta hauek dira normalean gure gizartean oihartzun handiagoa izaten duten kasuak se escucha menos hablar

ez da egia beraz euskal autonomia erkidegoan ez dagoela korrupzio estrukturalik ez dira kasu isolatuak aritzeko modu bat baizik batzuk behin eta berriz saiatzen dira euskadin korrupzioa estatu espainiarrean baino gutxiago ematen dela azpimarratzen bai noski estamos hablando de un estado gobernado por el partido popular

abantaila nabarmena ateratzen diote titulu horretan

herrialdeei beraz hausnartzekoa badugu bertan beraz guretzat ez da batere lasaigarria espainiar erresumako alderaketa ariketa hori egitea

erraza da nire ustez esatea espainiako izaeran datzala edo beraien nortasunaren arazo bat dela baina guk ez dugu horrekin bat egiten eta horrek arazotik aldentzen gaitu baina lasai gutxi al gaitu

hori ariketa interesatua egitea da herri honetan dauden miseriak leuntzeko zein da beraz arazoa herrialde baten izaera gutxi batzuen jokabide zikina edota mendeetan zehar inposatu duten egoera sozioekonomiko

marxek esaten zuen produkzioaren oinarrian bertan kokatu behar dugula korrupzioaren sorrera jabetzaren sentimendua horren indartsua den gizarte honetan etekin ekonomikoa lortzea helburu nagusi edo ia bakarra bihurtu da gizarte honetan interes publikoarentzat lekurik ez dagoela dirudi askotan beraz ondorioztatu daiteke eredu sozioekonomiko neoliberala sostengatzen duten alderdi

dela hein handi batean eta korrupzioa ez da soilik materiala morala arestian aipatutako zerrenda horretan badaude korrupzio kasu larriak praktika txarrak korruptelak trikinuelak egia da maila ezberdinak daudela batzuk legalak direnak eta beste asko ilegalak eta guk ez ditugu inondik inora

jendartearen zati handi batek uste du ustelkeria egon badagoela nahiz eta bere bizitzan ez dutela eragin handirik pertzibitu

da lehen aipatutako jokabidea hemengo korrupzio kasuekin eta hitzartean adierazitako guztiagatik adierazi ditudan

argudio guztietatik uste dugu elkarrekin podemos eta eh bilduren artean sinatutako

aurrerapauso bat izan daitekeela euskadin ematen den korrupzioaren aurka bai ilegala dena baita ere legalagoa edo legala dena eta

ekimenean lehenengo puntua kenduta hor bat egiten dugulako

ez du inongo aurrerapauso sendorik suposatzen eskerrik asko eskerrik asko estarrona jauna

castelo andrea euzko abertzaleak taldea zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna sailburu andreak

maiatzaren hogeita bostean elkarrekin podemosek aurkeztutako

ustelkeriaren aurkako euskadiko borrokari buruz en su justificación

vamos por partes lehena euskal fiskalek egiten zituzten

joko politiko handia ekarri zuen eta batzorde hartan bertan

gure osoko zuzenketak jarraitu egiten du bi mila hamalauko otsailaren an

legebiltzar honen gehiengo zabal batez onartutakoaren harira uste dugu ez dagoela

beste gai batzuetan bezala zuk nahi ez arren euskadi desberdina da eta ez da desberdina guk esaten dugulako hori diote azterketa soziologikoek

isildu mesedez eta zorrilla jauna zuk ere bukatu mesedez bukatu mesedez

zure denbora aspaldian zuzenketarik ez daukan taldearen txanda

eskerrik asko sémper jauna erantzuteko txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna

isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez hau ez da
mesedez isiltasuna hau parlamentua da mesedez pero bueno

eskerrik asko martínez jauna eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

señor zorrilla eskerrik asko esterrona jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

y a la vista está eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna amaitzeko popularrak sémper jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaitu denez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka

erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratu da osoko zuzenketa orain lehenengo puntura pasatuko gara baina

bigarren puntuan kontseiluko kide izendatu ditugu eta suplenteak ere onartuta geratu dira

amiantoaren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari buruzko gorte nagusietarako ekimena diputatuen kongresuan aurkeztuko duen eusko legebiltzarraren ordezkaritza izendatzea berrehun eta hogeita hamaika puntu bat artikuluari jarraituz

izenak hiru gehienez idatziko ditu bozketa orrian eta bozka gehien lortzen dituena aukeratua izango

hasi baino lehen hautagaien izenak txikitik handira

alderdi sozialistaren hautagaia sánchez anderea podemosen aldetik

hernández eh bildu

eta alderdi euzko abertzaleak aiartza beraz jarraian orduan

bai ez dago hitzik orain

ez dago hitzik ez dago hitzik bozketan sartu gara ez dago hitzik

ez dago hitzik ez martínez jauna ez dago hitzik bozketa hasi dugu ez dago hitzik

hogeita sei garcía larrimbe edurne

paperak banatu dira bueno

paperak falta zaizkie legebiltzarkideei beraz banatu mesedez falta zaizkienei

bozketa onako izan da jon aiartza berrogetamairu eva blanco hirurogeitalau boto jon hernandez hogetasortzi boto gloria sanchezek

aukeratuak izan dira eva blanco jon aiartza eta gloria sánchez ordezkatzeko

ge zazpi ge hogei adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak bere egiten du erromako adierazpen parlamentarioa

parlamentarioen nazioarteko konferentzian onartutakoa adierazpen horren izena da mugimenduan dagoen munduaren erronkak migrazioa eta genero berdintasuna ekintza askatasuna

eusko legebiltzarreko webgunean da beraz irakurri